euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jaunak dauka hitza

bere izaera publikoa kontutan izanda jarrai dezala

eta euskara eta euskal kultura bultzatzen aldi berean

eusko alderdi jeltzalearen partetik argi azaldu nahi dugu gaur egungo eitbko zuzendaritzak eta profesionalek maite iturbe

gure babes tinkoa duela izan ere gauzak oso txukun eta zuzen

uribe etxebarria jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeari pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den urruzuno jauna zurea da hitza

eitbren albistegiak ez datozela bat hedabide publikoa denez betebeharreko zeregin informatiboaz albistegiak gobernuaren edo alderdi jakin baten

horrekin oposizio guztiak bat egiten dugula are gehiago esango nuke aurreko legealdian eajk berak ere bat egiten zuen

deitzen zitzaion orduan eta egia da ortuzar

zailago dela egitea baina gure galdera da zer aldatu da ordutik hona zergatik kritikatzen da orain lehen egindakoa

eta guretzat hori da lehenik eta behin despejatu beharreko galdera arazoa hori bere horretan bada alegia albistegien nolakotasuna bere horretan arazoa da baina badago horretaz gain

hutsune bat eta kontua da gaur hemen hizpide izaten ari garen bezalako arazoak garaiz konpontzeko eta bideratzeko bitarteko instituzionalik eza ez dago arazoaren kontrola egin eta arazoa saihestea ekarriko lukeen bitarteko instituzionalik eta hori da etbk momentu honetan albistegiei dagokionez edota beste

nagusia ez dago erabaki politikoa dagoelako egon ez daiten

ahalbidetu eta baimendu egiten du agintean dagoen alderdi politikoak eitbn kudeaketa soilaz harago eskua sartzea bestelako kontuetan ere

hemen etxe honetan alderdi politiko batzuen artean entzun ere

ez da nahi egin europako hainbat hedabide publiko eta ez publikoren jarduera arautzen duten ikus entzunezko

alderdietatik harago ikus entzunezkoen eremu eta sistema guztia kontrolatuko duen ereduaz eta zergatik ez dira kontu horiek abordatu nahi zergatik egiten diezue uko

hedabide publiko baten ezaugarriak izan behar direnak zorrotz zainduko dituen bitartekoei eta hori da dugun arazorik nagusiena beraz arazoak ez du trataera koiuntural bat eskatzen askoz sakonagoa da eta gure uste apalean arazo hori

konponduko pertsona baten dimisioa emanda beraz esan dezakegu esan beharrean gaude euskal herria bildu joko

jarriko dela orain arteko kritikotasuna mantenduz eitbko

baina joko horretatik kanpo uneak eskatzen duen erantzukizun politikoa mantenduz batez ere herritar

ari garelako orain urte eta erdi zuzendariaren izendapena termino hauetan ez planteatzeak ekarri gaitu berriro ere gai hau arazo hau hizpide izatera guk bere garaian eitbren erronketaz

eta zuzendariaren profilaz hitz egin nahi izan genuen zuzendariak berak gure ustez bete beharreko baldintzetaz hitz egin nahi izan genuen eta

arteko bat bateko akordio batek eztabaida guztiei ateak itxi zizkien

zegoen galdetu genuen pnv eta pseren arteko akordioan

eta zein lehentasun zeuden galdetu genuen eta erantzunik ez gehitu genuen

eta zuzendari bat izendatzeko besteko kopurua zela bai baina inondik inora ez eitbk galdua duen atxikimendua herritarren aldetik ikus entzulegoaren aldetik galduta duen atxikimendua lortzeko

zuen bion artean etbtaz gutxi zuen akordio bat eta guk aldiz maite iturberi bere garaian ez genion babesik eman benetan

genuelako momentu honetan beraz zailagoa da

atxikimendua lortzea urte eta erdi galdu dugu horretan

euskal herria bildu oso kritiko agertu izan da albistegiek gai politikoak tratatzeko duten moduaz argi utziaz

inpultso politikoak borondate politikoak dira ezabatu beharrekoak eta horiek ahalbidetzeko bitarteko eta egoerak erredakzio estatutuaren aterikoan honela dio paragrafo batek

gertaerak egiazko izatea iturri guztiak kontsultatzea

europako kontseiluak eta kazetarien nazioarteko federazioak landutako kazetaritzako etika profesionalaren printzipioak errespetatzea adibide bat konkretu bat bakarra denbora gehiago ez dudalako abuztuak hogeita zazpi lokarriren prentsaurrekoa

urratsak eskatu dizkie alde guztiei paul rios eledunaren ahotan gobernu espainiarrari

eta alderdi politikoei eguerdiko teleberria hitzez hitz lokarri pide pasos a eta a la izquierda abertzale

hori egiteak ze izen dauka nola izendatu dezakegu hori nola baimentzen da hori gertatzea nola heltzen da puntu horretaraino

beste hedabide batzuek pribatuak diren heinean oinarri ideologiko bat jarraitzea programa politiko bati jarraitzea eta ulertu dezakegu ere

euskal herria bilduri eta batez ere gobernuan dagoen leku batzuetan egurra ematea ulertu genezake inondik inora konpartitzen ez duguna da

telebista publiko bat alderdi politiko batzuen agenda komunikatibora gehitzea eta tokian tokiko gobernu batzuk

batez jipoitzea eta horrela oposizioaren edo adbertsarioaren posizioak higatzea edota

agintean dagoenari deserosoak zaizkion gaiak

desagertzea hori telebista publiko batean inondik inora ez dugu onartzen eta uste dugu momentu honetan eitbn hori gertatzen ari dela

egoera honetan urkullu jaunari zuzendu nahi nintzaion ez dago hemen

momentu honetan iturberen dimisioa babestea litzateke eta ez dugu egingo ez dugu egingo ardura politikoz jokatzea garrantzitsuagoa dela uste dugulako

ardura politikoa eitbrekiko

batez ere bizi dugun une egoera politikoarekiko baina uste dugu aldi berean beharrezkoa dela guztiok

ardura politikoaz eta premiazkoa da gauza bat argi edukitzea eta berriro diot urkullu jaunari zuzendu nahi nintzaion ez dago

beharrezkoa da gauza bat argi edukitzea espainiarekin ez dago bilateraltasunik eta espainiarekin bilateraltasunik ez dagoen moduan partidu sozialistarekin ez dago

eta horiekin ari zarete iturbe etxera bidali nahi dutenekin eta baita erabakitze eskubidea defendatzen dutenak demokratak ez direla diotenekin ere horiekin ari zarete baina gu ez gara horretan sartuko eta berriro diogu

eta gure jarrerak gure ardurak zero

ez dugu posturik eta izendapenik ez dakit non eta badaki non eskatzen ez daukagu preziorik zentzu horretan

hautua egiten dugu uste dugulako etxe honetan ere behingoz garai berriei ateak irekitzeko ordua
heldu dela eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak

eskerrik asko unzalu jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

del partido nacionalista vasco eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andereak dauka hitza

es ahora eskerrik asko llanos andrea uribe etxeberria jauna zurea da hitza

presidente andrea urruzuno jaunari oso labur esateko kontraesan

begiratu ezazu zein den zure ikuspegia guzti honi buruz eta informazio zerbitzuek egiten duten lanari buruz eta begiratu besteek zer esaten duten beraz bi gauzak aldi berean ezinezkoa da

gero adibide bat hemen darpón sailburua daukagula atzo

darpón jaunak agerraldi bat egin zuen legebiltzarrean egin zuen agerraldi hori duela aste batzuk gaixotasun hori

pertsona horrek izan zuen oihartzuna eitben informatiboetan atzo darpón jaunak egindako agerraldia ez zuen inongo beste oihartzunik izan pentsatzen ahal duzue nik

hori aipatuz eta horri buruz nire kexak adieraziz zeren eta atzo informazio ugari zeuden eta ulertu behar dugu kazetariek bai prentsa idatzian edo ikus entzunezko medioetan muga batzuekin lan egiten dutela leku batean da

beste leku batean da denbora bueno

uribe etxebarria jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria

uribe etxebarria jauna tarteetaz hitz egitea ez da egokiena guk beti esan izan dugu ez dugula fokoa horretan jartzen nahiz eta euskal herria bilduk hilabetez hilabete

euskal herria bildu laugarren edo bosgarren indarra izan tarteei dagokionez baina hala ere badu bere inportantzia eta guk bere garaian

adibiderik onena edo adjektiborik onena baina eskaleta batzuk

izan ere daukagulako lege bat zaharkitua erabat zaharkitua eta iraganean ainguratua

espreski hori da arazoa lege horri heldu behar zaiola gaur eguneko telebista publikoa izan behar denera egokitzeko beraz

eztabaidatzearena eta legea aldatzearena eta legeaz batera lehen ere esan dut eta

planteatu izan dituen eztabaidetan proposatu izan dituen kontuak eta badakizu euskal herria bilduk behin eta berriz planteatzen duela alderdi politikoek eta agintean daudenek inolako eskuhartzerik ez izateko euskal herria bilduk behin eta berriz planteatu izan duela ikus entzunezkoen lege bat eta horri dagokion kontseilu bat ikus entzunezkoen eremu guztia sistema guztia arautzeko

hori dagoen bitartean eztabaida desbideratu egin nahi

eta ateratzen dituzue txisteratik confluencia nacionalista bezalako kontuak confluencia nacionalista hori bere pisuz jausten den

galdetu dezagun kalean momentu honetan legebiltzarrean euskal panorama politikoan zein den nagusitzen den konfluentzia ba da euzko alderdi jeltzalearen eta partidu sozialistaren artean

maite iturberen izendapena ere konfluentzia horren baitan eman zen horretan oinarrituta eman zen zuk esan duzu zure interbentzioan

eta zuek zuek hartu zenuten aitzindaritza horretan eta pnvk beste behin ere

gure ustez minimoa zena gure ustez hutsune nabarmenak zituena eta gure ustez legebiltzarrean

espreski euskal herria bildu alboratzeko eta horretan uste dut gaudela herritarren interesatzen zaizkien eta interesatzen ez zaizkien gaiak omen daude ba bai

baina uste dut tesi hori ere egiten duzuela zuen

justifikatzeko tesi erratu batetik abiatzen zarete zuen interesetara egindako batetik eta horrek adierazten du nolabait

zailtasunak gai interesanteak eta ez interesanteak baino

unionismoari deserosoak zaizkion gaiez eta interesatzen zaizkion gaiez beraz hori ez da eitbren arazoa hori

eta ez eitbrekin marlaskari egindako interrogatorioa bainerarik gabe

uste dut herri honek duen sentimenduen islada garbia izan zela orduan horretan gaude konfluentzia

eta bukatuko dut lehen bukatu dudana esanez urkullu jauna hemen dagoela aprobetxatuz espainiarekin bilateraltasunik ez dago

ez dago etorkizunik iturbe andrea etxera bidali nahi dutenekin ez dago

guk ardura politikoz jokatzeko planteamendua egiten dugu eitb izan behar denaz eztabaida zabaltzeko hautua egiten dugu eta horretarako prest gaude eta gure prezioa berriro diot zero da ez dugu eskatuko ez postu bat ez izendapen bat ez beste ezer

aurrerantzean izan behar denaz eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak upyd
eta euskal talde popularrak sinatu duten zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian eusko abertzaleak taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita sei bai berrogeita sei ez ondorioz onartu osoko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua kultura auzolanean proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena esan eusko abertzaleen emendakina erretiratua

eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den breñas andreak dauka hitza

kultura auzolanean proiektuaren planteamenduarekin kultura esparrua ordenatu sustatu eta koordinatzeko gune bezala

baina proiektuaren izaera indargunetzat hartu arren lan metodologiari ahulguneak ikusten dizkiogu eta ildo horretatik bat gentozen ppk ekarritako proposamenarekin bere horretan eta horregatik erabaki genuen zuzenketarik ez aurkeztea

kultura auzolanean programan herren dagoela iruditzen zaigu eta beraz berau indartzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu

jaso bezala programa kultura sistema osora zabaltzeko eta inor ez baztertzeko

ez da ezertarako kontatu bertan eta guretzat hori jaurlaritzaren partetik akats larria da askotariko kultur eragileez osaturiko gunea hitz egiten ari garelako bertan kolore sentsibilitate

dituzten eta kulturan zer egin eta zer esan handia duten kultura eragileak daudelako eta bide batez carmelo barrio jaunari jakinarazi nahi nioke

parte hartzea bermatuta dagoela eta beraz lasai egoteko ez kexatzeko hainbeste interpelazioa adierazi zuen bezala izan ere

programaren hogei arloetan bermatuta baitago

parte hartzea eta ondorioz esandakoa egokia ikusten dugu pp ren proposamena baina bestaldetik zeuden bi zuzenketen artean beno eaj k berea erretiratu berri du ba dagoen geratzen den

iruditu zaigu pse k ekarritakoa kulturarekiko eskuragarritasunari buruzko

eta bere alde egingo dugu jatorrizkoa gainditzen duelako eta aukera berriak irekitzen dituelako kultura esparruan gainera berez bere baitan hartzen du

epea izan daiteke estua iruditzen zaigulako eta horregatik gure ustez malgutasun apurraz jokatu beharko litzateke epeari dagokiolarik eta testu inguru

esandakoa hasteko jaurlaritzaren kultura politika hiru ardatzetan antolatuta dagoela esan zuen lehenik eta behin ordenatzea

izateko bigarrenik partehartzea bultzatu eta hirugarrenik aukera berdintasuna sustatzea genero berdintasunean euskarazko sorkuntzari eta ekoizpenari

politiketan eta azkenik kultura ohituren sustapenean kulturaren agerikotasunari gozamenari eta kontsumoari begira eta aldi berean esan zuen

gure ikuspegitik kabida osoa dutelako kulturaren eskuragarritasunaren lege proiektuan erakundeetatik kultura politika eraginkorrak eta koordinatuagoak behingoz lor daitezen eta bestetik aukera berdintasunari begira ere

ezarriko liratekeelako genero berdintasunari dagokionez batetik eta euskaraz programatu edota emititzeko orduan bestetik baita hezkuntzan

lege proiektuaren mamia jorratzea kultura sistema osoa osatzen duten alde guztien artean erakundeak alde batetik eta eragileak bestalde adierazi dudan bezala

kultura kontseilua eta kultura auzolanean programa bera ere eta baita geurekin batera besteak beste geuk

kultur sektoreari hauspoa emateko askotariko kultura eragileek adostutako premiazko ekintza eta neurrien egitasmoa ondorengo arloetarako batetik

sorkuntza ekoizpen eta zerbitzuen babesean eta azkenik

proposatutako neurrietako batzuk hauek dira lehenik eta behin kultura herritar ororen eskura egongo dela bermatuko duen legea onartzea hain justu gaurko gaietako bat

hobariak ezarri edo beherapen batzuekin konpentsatzea gutxienez aurrekontu orokorren ehuneko bat sorkuntza eta programazioari egokitzea bestetik sorkuntza babesteko enplegurako plana sortzea beste bat kudeaketa publikoan eragile profesionalen ardura eta partehartze iraunkorra bermatzea

edota adibidez komunikabide publikoetan eguneroko albistegietan bertoko kulturari eskainitako denbora gehitzea

euskarazko kulturari garrantzi berezia ematearekin batera eta hau esanda eta gure iritziz honek guztiak eta beste askok tokia izango luke lege proiektu

eta kultur eragileen lehentasuna izateagatik eta pp ren proposamenaren aurka bozkatuko dugu ados egon arren eta besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko breñas andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

eusko jaurlaritzari eskatzen diogu jarrai dezala kultura auzolanean plana adostasunez parte hartzez eta

garatzen gureak egiten ditugu sailburu andreak eman dituen azalpenak mozio honi dagokion interpelazioa erantzun zuenean

eskerrik asko arieta araunabeña jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko reyes jauna eh bildu taldearen
ordezkaria breñasek ez du hitzik hartu behar arieta araunabeña zurea da hitza

zuek ondo baloratzea zuzenketaren edukia hori

baina zuzenketa bera zertarako abiapuntu bezala egin ezin dena nola

horretarako ez dago beste tresnarik legebiltzar honetan

hau bide zuzena denik niretzat hau da inondik inora eskerrik asko

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita hamasei bai hogeita hamazazpi ez ondorioz ez da onartu jarraian euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu

enpate geratu denez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu momentu honetan iritsita etengo dugu hirurak eta laurdenak arte